osoko bilkurari ekingo diogu gai zerrendako laugarren puntua mozioa luis ignacio gordillo pérez euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda da gordillo jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on denoi praktika irregularrak desegokiak

gizartean eta fenomeno hauek hemengo instituzioak eta

eta ezin jakin gaur egun ditugun baliabideekin orain arte ezagutu

bakarrik ikusten ari garen zeren egia da kasuak apurka apurka pilatzen doazela normalean publikoak egiten diren

penal bat izan dutelako ezagutu ditugu delitu tipifikatua suposatu duelako gehienetan baina posible da praktika irregularrak existitzea

ez izatea legez kontrakoak edo ez izatea zigor penal bat jasotzeko adinakoak eta hauetako asko hauetako asko prebenitu detektatu ikertu inspekzionatzeko eta zigortzeko ez ditugu bitarteko nahikorik ez dugu organo edo erakunderik ez dugu mekanismorik ea ez diot nik ez dio eh bilduk euskal autonomi erkidegoko fiskaltzak bere

beste urte batez urtero errepikatzen den kontua delako horrela jasotzen baitu horregatik eh bilduk proposatu zuen

legealdian jarduera egokien aldeko eta ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko legea tramitean

eta lege horretan ez zen jasotzen gaur hona eztabaidara ekarri den salatzaileak babesteko neurriak zuzentaraua ez zegoelako besteak beste baina

atzera bota duzuen lege proposamen berdintsuan aldiz jardunbide desegoki iruzur edo

jasotzen zen baina dakigun bezala atzera bota zenuten eta ez zenuten ezta tramitera onartu ere egin eta

ariketa koherente baten ondorioz gure zuzenketan gobernuari eskatzen diogu ez ja eh bilduk ekarrita lege hori ekartzea zuen eskuetan uzteko prestutasun osoa dugulako hori moldatzeko eta ganbera honetan aurkezteko izan

horrela posible egiten dugun horrelako autoritate bat hemen gure herriaren zati honetan izateko zeren eta bulegoa sortu eta europako zuzentarauak garatzeko eskumenak baditugu horretarako eskumenak baditugu hor ez dago arazorik

ez dugu behar beste lege bat ere ez espainiatik datorrena arau propio bat garatzeko

borondate kontua da hori soilik praktika desegokien klientelismo eta korrupzioaren tolerantzia zero jarrerak izatearen kontua besterik ez da estatuan

espainiako erresuman badaude korrupzioaren aurkako bulego autonomikoak

eta ez da kasualitatea ez da kasualitatea erkidego hauek izatea duten kultura demokratikoagatik

eta zuzentarau horrekin bat gatoz baina hori inplementatu ahal izateko beharrezko organismoa edo autoritatea izatea ezinbestekoa da

hori horrela izanda eta hori gure irakurketa izanda baditugu azpimarratzeko bi elementu batez ere bi elementu gaurko eztabaida honetan

jardunbide egokien aldeko eta korrupzioaren aurkako bulegoaren sorrera blokeatu duzue

besoak gurutzaturik geratzea erabaki duzue salatzaileak babesteko ekimen honen aurrean laster laster

aukera izango duzue datorren astean ziurrenik gobernuaren irizpena izango dugu eta espero dugu oraingo honetan hori ez blokeatzea esan bezala

eta pnvk eta psek jardunbide desegokia korrupzioa jokamolde ez etikoak edo

ekiditeko ekimen eta proposamen guztien kontra agertzea behin eta berriz kontra agertzea modu sistematikoan gaur berriro ezezkoa

eta kezkagarria da orain arteko interes eta borondate falta gaurkoan ez da posible izango espero dugu ate birakarien legearekin tendentzia hori aldatzea eta
horrela den ala ez datorren astean jakingo dugu eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi akordio bat lortu dugu erdibideko batera jo gara eta gure aldetik

gordillo jaunak zuzentarauaren edukien laburpena egin du eta

errepikatuko erdibidekora bueltatuz

sailburu garamendik aurreko astean egindako interpelazioari erantzunez adierazitakoa eta

astearte honetan senatuan egindako agerraldi batean rico jaunak

zuzentarauaren transposizioa hurrengo bilkura aldian iritsiko dela ziurrenik

eskerrik asko atutxa jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandara pasatuz

eh bilduren ordezkariak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak rico jauna bai zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak atutxa jauna bertatik zurea da hitza

egun on berriro nire lehenengo interbentzioan argi hitz egin dut

batzuek ez dabela ulertzen edo ez dabela entzuten edo ni oso txarra nazela azalpenak

euskal autonomia erkidegoan badago indarrean dagoen eta aktiboa den antolamendu juridiko

euskal administrazio publikoetan osotasuna sustatzeko gardentasuna bultzatzeko eta ustelkeriari aurre egiteko

moduak badagoz ez gagoz zerotik hasten

atutxa jauna mistoak ez du hartu behar elkarrekin ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamairu boto alde hogei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

eta logela turistikoen eskaintzaren ezagupenari eta kontrolari buruz eztabaida eta behin betiko

eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

andrea egun on guztioi aurreko puntuan ekain ricok hasiera eman dio bere interbentzioari logika aipatzen eta nik gauza berbera egingo dut gaur euskal herria bilduk ekarri duen proposamena

eta ez dakit ohikoa den baina behingoz gaur ere logikoa ere izango da

aurrera aterako dela akordio zabal baten ondorioz lehenengoz eta behin erdibidekoa aurkeztu dugun taldeon artean

proposamena osorik edo zatika beste taldeen babesa jasoko duelako

hori berri ona da onartu behar dugu ere gure proposamena ez zela bereziki ausarta ez genuela eskatzen beste munduko gauzarik eskatzen genuena eta aurrera aterako dena

informazio hobea eskuratzea problematikoa izan daiteke gai baten inguruan irizpide osatuago bat eduki ahal izateko

eta baita ere gizarte osoarentzat eskatzen genuen eta horrela onartuko da gaur ganbera honetan pisu turistikoen errealitatearen inguruan txosten

hobeto ezagutzeko gaur gaurkoz zailtasunak daudelako mundu horren errealitatea zein den definitzeko badagoelako

alde nabarmen bat eta identifikatu behar dugu zein den alde horren dimentsioa eta argi dagoenez jaurlaritzari eskatuko diogu jarraitzea bere lanean legalitatez kanpo dauden pisu eta logela turistiko horiek merkatutik

hori da eskatuko duguna apala da baina praktikoa eta uste dugu tresna eraginkorra emango digula errealitate honen dimentsio guztiak hobeto ulertzeko ze gaurko proposamena edo gaurko txostena apala bada ere

esparrua ez da hain apala pisu turistikoena hain zuzen ere

momentu honetan inportanteak diren bi eztabaida sozial garrantzitsuekin

oso lotura zuzena daukate etxebizitzaren arazoarekin

arazoarekin etxebizitzari dagokionez esan behar dugu azken boladan gaia zentralitatea hartu dela eztabaida politiko globalean esango nuke herri guztietan etxebizitzaren inguruko arazoak agenda politikoaren

esango nuke eta barkatuko didazue digresio txiki hau egitea etxebizitza bihurtu dela eliteen aldeko aberastasunaren mekanismoen berrorekatze berri baten ardatz berri bat salatu dugu azken hamarkadan ofentsiba neoliberalak zergei

esan dugu eraso neoliberal horrek soldatei eragin diola

gizarteetan eta etxebizitzaren afera bihurtu da

hirugarren zutabea gero eta zailagoa delako jende xumearentzat jende arruntarentzat hiritar gehienentzat etxebizitza eskuratzea edo etxebizitza bat edukitzea zuzenean

edukitzea suposatzen duen gastuei aurre egitea orduan

eragina daukatela toki batzuetan txikiagoa beste toki batzuetan handiagoa baina esan dezakegu gurean adibide bat emateagatik eaeko

etxebizitza garestiena daukaten hirien artean donostia da garestiena laugarrena da bilbo eta gasteiz da zazpigarrena hau gertatzen da pisu turistikoak daudelako soilik ez

tokian tokiko aztertu egin behar da baina eragina badute donostian adibidez estatuko hiririk garestiena pisu guztien pisu merkatu osoaren ehuneko bia pisu turistikoak dira eta beraz horrek dudarik gabe

hazkundean bigarren faktorea lotura zuzena daukala pisu turistikoekin da gainturistifikazioaren arazoa y aquí también quería hacer

euskal herria bildu turismo orekatu baten aldeko postura dauka eta euskal herria bilduk badauka gainturistifikazioaren aurkako jarrera irmo bat turismoa batzuentzat negozioa eta gehienentzat arazo bat bihurtzen denean turismo arazoa bilakatu daiteke

gainturistifikazio fenomenoak ugaltzen ari diren heinean biderkatzen ari den posizio bat eta gero eta hegemonikoagoa bihurtzen ari turismoa bai baina turismo mugatua eta turismoa arazo bihurtzen denean

zonalde zehatz batzuetan horrek ez du esan nahi adibidez eta lehen aipatzen nuen adibidea eta polemika txiki bat sareetan kazetari batekin egondakoa ez da gauza bera turismoa bultzatzea

adostea estatuko aurrekontuetan edo turismo gehiago bultzatzea donostian hondarribian edo dagoeneko

beste esparru batzuetan beraz esaten nuen gaur ekarpen apala egingo genuela baina funtsezkoa hitz egiten denean

sentsazioekin eta uste dugu lortuko dugun radiografia sei

emango digu guztioi kokapen hobea abiapuntu hobea

gaiarekin gaurko proposamenarekin gaurko akordioarekin ez dugu

eta gaur detektatu nahi duguna da zenbat etxebizitza dauden errealitatean merkatuan eta horietatik zenbat ez diren legalak edo ez dituzten betetzen legalitateak markatzen dituen irizpideak

argi dago hori abiapuntua dela ulertzen dugu beste talde batzuentzat labur gelditzea eskaera hori baina uste dugu eta hori bada gure konpromisoa lehen aipatu den moduan

ondorio desegokien inguruan gure

espero dugu eta guretzat hori bazen lehentasuna txostenarekin

egin ahal izateko eta horregatik guretzat lehentasuna zen datu errealak mahai gainean jartzea datu

sentsazioen inguruan beraz esaten dugun moduan pisu turistikoen efektua edo errealitatea neurtu eta neurketa horren ondorioz erabakiak hartu uste dugu toki batzuetan gehienezko saturazio batera heldu garelako eta horri ere aurre egin beharko zaio baina

egoki bat izatea eta tresna gehigarri bat izatea gure lana

garatu ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

egun on edo eguerdi on denoi está clara

el punto principal de la iniciativa eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

bai mila esker legebiltzarburu hori legebiltzarkideok lagunok

behin baino gehiagotan tribuna honetatik bertatik aipatu izan dut iruñeko

agertzen den mezu horietako bat gu euskaldunak

gaur ez dizuet berriro irakurriko baina uste dut zera horretan mezu horretan hor ezartzen den mezu horretan

izateko era bat ematen dela eta espiritu horrekin onartu egin zen azken aurreko legegintzaldiaren azken osoko bilkuran

legea lege hau arautzeko xedearekin jaio zen ez ezer debekatzeko baizik eta antolatzeko eta babesteko eta herrialde honetako ostatu eskaintza arautzeko

eta gaia aztertu kontrastatu eta adostasuna bilatu zen eginkizun hori ahalik eta ondoen betetzeko alde horretatik lege hau irekitasunaren aldekoa da bai negozioa eta bai jarduera turistikoa hedatzeko aukerari dagokionez baina horrez gain hori egiteko baldintzak ezartzen ditu hau da ez dugu debekatzen

eta inolako kontrolik gabe liberalizatzen lege honi esker erabilera turistikoko etxebizitzak araututa daude eta

alokatzeko jarduera ere bai izan ere gaur egungo erabilera eta ohitura berriak aintzat hartzen ditu ordura arte kontuan hartzen ez ziren figura berriak ezarriz eta enpresen nahiz bisitatzen gaituzten bidaiarien

egunero hemen bizi eta lan egiten dugunak ahaztu gabe jakina arau honek turismoaren errealitatearen zenbait alderdi islatzea eta eguneratzea lortu du arautzeko garaian berariazko zehaztasuna eskatzen zituztenak gerora ere ehun eta bat barra bi mila hemezortzi dekretua heldu zen

hain zuzen ere eta harrezkero egin izan den lan hori guztia emaitzak ematen ari da ad hoc eginiko legedia

behin betiko eta ia modu esklusiboan sartu diren merkatu birtualak

buruzko alderdi berriak eta jasangarritasuna kontuan hartzea adibidez era berean eta jasangarritasunaren azken alderdi horrekin loturik euskadirentzat ze turismoa nahi dugun zehaztu beharra zegoen kalitatezko turismoa

gure nortasuna gure balioak gure kultura edo gure paisaia galdu gabe izan ere azken batean horiek dira jendea guregana erakartzen duten alderdiak eta denboran zehar babesten baditugu helburu dugun turismo iraunkor jasangarri moderno eta hori ekarriko dute edo hobeto esanda ekartzen jarraituko dute soilik antzeko joko arauekin

sortu ahal izango da kalitatezko turismo sektore bat lehiakorra eta kalitatezko enpleguak sortuko dituena turismoan ezin da lehiatu

el pueblo de los vascos hitz hauek idatzi zirenetik berrehun urte igaro direnean gauza asko aldatu dira gure lur honetan baina gure hizkuntza

burujabetasunerako grina hor daude zutik dagoeneko ez dago

mendirik ez eta mehatxatzen gaituen

beraz gaur egun euskadi mundu zabalera irekita dago

euskadi basque country marka hor dagoela esan behar diogu euskadi basque country marka indartu eta munduari nor garen

esan behar diogu eta gurera datorrenari harrera beroa eta ongietorririk zintzoena eman garena galdu gabe orixek esan zuen

herri bat izan zen edota hats emaiogun hontan iraun dezan horretan dihardugu mila zortziehun eta laurogeita hamabostaz geroztik
mila esker eskerrik asko grajales jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskertu nahi dut amaitu baino lehen eskertu nahi dut zerorri a usted misma señora corcuera al señor grajales

turismo ereduaren inguruko eztabaida ezta pisu turistikoen erregulazioaren edo fenomenoari aurre egiteko politiken inguruko eztabaida eztabaida horretan gaur gaurkoz oso zaila dela hemendik akordio praktikoak ateratzea eztabaida horiek eman behar dira eta emango dira dudarik gabe eta gure taldeak konpromisoa mantentzen du eztabaida horiek

fenomeno eta arazo hau gorantz doalako eta beraz aurre egin beharko diogu baina gaur nahi genuena zen urrats

fenomenoaren dimentsionamenduaren ezagupenean eta hori uste dut lortu dugula eta

eskerrik asko parte hartu duzuen guztiei eta bereziki erdibideko partaideei eskerrik asko casanova jauna

euskal talde popularra ciudadanos larrea andrea zurea da hitza

a la legalidad eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko grajales jaunak ez du hitzik hartu behar martínez andrea ez

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da pentsatzen dut ez dagoela arazorik beraz lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita sei boto alde